berriz ere bozkatuko dugu euzko abertzaleak taldeak aurkeztatutako osoko zuzenketa mistoa upyd legebiltzar taldeak

egindako legez besteko proposamena txartelak ondo sartu eta argia dirdirka hasten denean bozkatu mesedez bozkatu dezakegu

bai hogeita zortzi ez hogeita zazpi

geratzen da gai zerrendako lehenengo puntua lehenbailehen eztabaidatzeko euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

landabideetan eragindako kalteengatik eta lursailak urpetu izanagatik hondamendi gunetzat jotzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkariak du hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal sozialistak

eskerrik asko prieto jauna eh bildu taldearen ordezkaria den lazarobaster jaunak dauka hitza

izandako euriteek eraginda arabako hainbat ibai eta errekek gainezka egin dute

beste behin ere arabako hainbat herri eta auzoetan jasan dituzte kalteak bideak izorratu dira eraikinetako

ura sartu da eta nola ez lehen sektorean kalte handiak izan dira nekazaritza

geratu dira lur geruzarik aberatsenak urak eraman ditu

ito egin dira eta bildu gabe zegoen

geratu da azkeneko asteetan aipatu izan da

ehun eta berrogeita hamar hektarea direla baina berez dezente gehiago ere badira beraien kalteen berri emateko

nekazarien lursailek hirurehun eta berrogeita hamar hektarea osatzen zituzten otsailaren zortzian hori

zirenak kontuan hartuta bakarrik baina goazen honelako kalteak zergatik gertatzen diren aztertzera lehenengo eta behin euri asko egiten duenean inprobisazioa da nagusi

egiten dira han eta hemen eta hori onartezina da onartezina da arazo berdina behin eta berriz errepikatzen denean

horrek eskuduntza daukaten administrazioek arduragabeki

uzten du kalteen zergatien muinera joaten bagara ezin gara urtegiez ahaztu urtegiak

urtegiak gainezka egitear daudela zabaltzen dira ateak

egun hauetan entzun dugu urtegien kudeaketa dela optimoa bai baina norentzako iberdrolarentzat badakigu iberdrolarentzat

eta badakigu baita ere urtegien ateak noiz zabaldu edo noiz ez erabakitzen den lekuetan iberdrola dagoela baina hor ez daude uholdeak sofritzen dituzten udal herriak edo lehen sektoreko

eta erabaki garrantzitsu asko gainera hemendik urruti hartzen dira urruti eta gaizki eh bilduren iritziz hiru norabidetan egin behar da lan bat

bitarteko ekonomikoak bideratzea bi aurrera begira prebentzioa lantzea eta hiru

gertatuko balitz momentu horretarako bitarteko ekonomikoak prest edukitzea joan zen astelehenean arabako batzar nagusietan uholdeen inguruan aho batez onartutako

bat egiten dugu lehenengo eta behin aho batez onartua izan zelako eta bigarrenez guretzako garrantzitsuak diren hiru norabideetan urratsak ematea planteatzen delako kalte ordainak martxan jarri prebentziorako

eta hondamendietarako funtsa sortu beharrezkoa da azpiegituretan eta lehen sektorean izandako kalteei buelta ematen laguntzeko kaltetuei dirulaguntzak bideratzea

lehen sektoreak aspaldidanik daraman gainbeherarekin honelako gertakariek sektorea gehiago itotzen besterik ez dute laguntzen baina laguntzetatik harago nekazariek prebentzioa behar dute

ez errepikatzeko krisi mailak ondo daude baina lan eta koordinazio hori modu iraunkorrean ere behar da

eta zadorra mailan beharrezkoa da kaltetutako udal herri eta lehen sektorearen partehartzea denen artean modu zabalean prebentzioan sakontzeko bi mila zortziko nekazaritza eta elikagaigintza legea da

baina lege horretan oraindik ere artikulu asko

eta hori izango da legebiltzar honen zereginetako bat legealdi honetan orain lehentasuna emango diogu hondamendietarako funtsaren kudeaketa sistema erreglamendu bidez garatzeari bazen garaia zentzu honetan zalantza sortu digu

ondorioz kalteak eragindako zonaldeak

izendatzeak oraindik sortu gabe dagoen funts batean oinarritzen baita izendapen hori

zalantzazkoa izan daiteke eta amaitzeko dagoeneko instituzioek ez daukate aitzakietarako tarterik egiteko ordua da egitekoa ongi gainera herritarren parte hartzeak lagunduko du bide egiten eta noski ez dugu guri buruzko erabakiak beste batzuek gugandik urrun hartzerik nahi erabakiak hemen nahi ditugu

eskerrik asko eskerrik asko lazarobaster jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza

legebiltzarreko presidentea sailburuak lagun guztiok

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda mixto upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak du hitza

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txanda
euskal talde popularraren ordezkari den lópez de ocariz andereak dauka hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkari den prieto jaunak dauka hitza

eskerrik asko prieto jauna eh bildu taldearen ordezkaria den lazorbaster jaunak du hitza

egingo dut esatea bakarrik

gure aldeko bozka emango diogula eta baita aipatu gaur egun oraindik ere nahiz eta edukietan adostasunak lortzeko gai izan akordioak elkarrekin sinatzeko

aldetik arazoak daudela oraindik ere eskerrik asko
eskerrik asko lazaroboster jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkari den tellería jaunak dauka hitza

mistoa upyd taldearen ordezkari den maneiro jaunak du hitza sí gracias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

berrogeita hemezortzi ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena osakidetzan osabide lanabesa euskaraz izateari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko ubera andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi legea betetzea eskatzen dugu proposatu dugun ekimenarekin hori da

dekretu planak betetzea betearaztea hori da

onartua dagoena besterik ez ez gehiago

herritar guztien hizkuntza eskubideak errespetatzea baita euskal herritarron hizkuntza eskubideak ere gainerako herrietako herritarrekin egiten den bezala berdintasunean eta bigarren hizkuntza ofiziala dugun gaztelerarekin egiten den

ez gehiago baina ezta gutxiago ere ez al dute

euskarak eta gaztelerak izan behar esaten dut

status bera izan zeren euskal herrian

hizkuntzaren euskararen erabilera eta ezagutzerako aukerak eskubideak ez badira hemen euskal herrian bermatzen non non bermatu behar dira ze herrialdetan

espainian euskararen garapen eta betetze horren ardura

oso ondo iruditzen zaigu ba herri bat ba bere osasun kontuak direla eta

hurbildu eta gazteleraz aritu eta gazteleraz jasotzen badu zerbitzua oso ondo guk horrekin ez daukagu arazorik

eta gaur egun ba gaztelera aukeratzen duen herritar orok

bere eskubidea ez dauka arazoa dena delako osasun zerbitzua lehen arreta izan haur zerbitzuetan eta abar

jasotzen du zerbitzua baina zer gertatzen da euskara aukeratzen duten herritarrekin

eta ez duela erantzun bera jasotzen ez duela bermatua bere hizkuntza eskubidea hori da gertatzen dena

hurbiltasuna osasun sailak osasun sistema publikoak eskaini behar duena baina guzti hori azkenean airean geratzen da eta hor da

eta hori da gaur egun euskal herrian gertatzen dena eta langileen esparrura ere joaten baldin bagara

lan egin nahi duten sendagile erizain administrari ere beraiek ez daukate lanabezik euskaraz egiteko ez dute

eta ondorioz beraien hizkuntza eskubideak egunerokoan urratuak aurkitzen dira urratuak oso gogorra da baina errealitatea hori da

atera genezake guzti honetatik eusko jaurlaritzak eskaintzen duen osasun sistema publikoaren zerbitzua ez dela kalitatezkoa gutxienez

utz egiten duelako eta ez duelako gaitasunik erakutsi hogeita hamar urteetan osasun sistema herritar eta langile guztien eskubideak bermatzeko beraz lehen esan dudan bezala askotan aldarrikatu dugu eta guk garbi daukagu

osasun sistemak erakutsi behar duela herritarrekiko pazientearekiko hurbiltasuna enpatia naina ikusten dugu benetan errealitaten hori ez dela gauzatzen eta gure proposamenarekin legegintzaldi honetara inflexio puntua jarri nahi izan dugu inflexio puntu bat

osakidetzan aurkitzen garen egoera honetatik egoera penagarri honetatik ateratzeko eta orain arte euskarak jasan duen

horretarako aukera bikaina daukagu eta horretarako gure proposamenaren bidez mahai gainean lau ideia jartzen saiatu gara

alde batetik osakidetzaren euskara normalkuntzan urrats eraginkorrak emateko borondate politiko argiaren

behar da urratsak emateko bitartekoa jarrita orain arte ez dena gertatu

beraz dirua ezin da aitzakia izan krisia ezin da aitzakia izan orain arte borondate politiko falta

beste ideia bat jarri dugu mahai gainean bigarrena legedia betetzea legedia betetzea

onartutako hirurogeita zazpi barra bi mila hiru dekretua gero horren ondorioz bi mila bostean onartu zen

osakidetzako kontseiluak onartutako euskara plana eta hori da eskatzen duguna hori betetzea hemen ez gabiltza eskatzen legedi berri bat ez ez ez dagoena

aplikatzea eta horren ondorioz ere euskara plan horrek jasotzen zuen bi ebaluazio egingo zirela bat egin zen bi mila bederatzian eta hor ere garbi agertzen ziren ondorioa hirugarren ideia

lehentasuna ematea herritarrekin harreman zuzena eta azkenean osakidetzako

ematea aipaturiko dekretuan eta planean jasotzen den bezala

batez ere haur zerbitzuei bezeroak atenditzeko eremuetan eta medikuntza orokorrari eta baita ere egunerokoan langileak behar dituzten

lanabes informatikoak euskaraz izatea eta hori eskaintzea hori jartzea langileen eskuan hori da eskatu duguna eta adibidez hor daukagu osabide lehen arretako

ospitaleetan ere bigarren mailan erabiltzen dena bertan guztion historia klinikoa jasotzen da

dela ez dela munduko beste ezer eta has naiteke azaltzen lehen hemen aipatu ditudan

zehaztapenak edo euskara planak jasotzen dituenak edota bi mila bederatzian ebaluazio horretan jasotzen diren detaileetan baina ziur nago hemen zaudeten guztiok

zein den aipatutako dokumentu hauen

baina bai eskatu nahi diot gobernu honi eta hori da gure eskaera zuzena borondate politikoa

osakidetza euskalduntzeko herritar guztion eskubideak hizkuntza eskubideak bermatzeko eta orain arte kale egin den euskalduntzean benetan urrats eraginkorrak emateko

irmotasun osoz azkenean lehen esan dudan bezala langileen hizkuntza eskubideak bermatzeaz gain eta ez naiz aspertuko hori

herritarren eskubideak ere bermatzeko eta azkenean benetako osakidetza benetako kalitatea izateko

baditugu lehengaiak baditugu profesional bikainak

prest daudenak esku bat botatzeko prest daudenak elkarlanerako osasuna euskaldun dezagun

baditugu sindikatuak guztiak daude prest horretarako elkarlanerako baita ere

horretan aurrera egiteko urrats eraginkorrak egiteko

ez dugu onartuko aitzakiarik ez dugu onartuko

eta are gutxiago lehen esan dudan bezala krisia erabiltzea aitzaki bezala

gauzak ezin direla egin egun batetik bestera gauza guztiak bere lana eskatzen dutela baina benetako borondatea baldin badago

gauzak poliki poliki etenik gabe eta egunez egunez egin daitezkeela eta joan gaitezkeela urratsak

eta oso ekimen sinple bezain garrantzitsuetatik has gaitezke gauza guzti hauek eta helburu horiek lortzeko bidea

adibidez osasun sailak eta bere sailburuak darpón jaunak publikoki euskararen aldeko

bai etxe barrura begira osakidetzara begira eta bai kanpora begira langileak sentsibilizatuz herritarrak sentsibilatuz baita ere egunerokotasunean egiten diren hainbat agiri

egotea elebitan egotea oso gauza sinplea edo erdibidekoan onartu dugun abian jarri behar den kanpaina

bere osotasunean era integral batetan euskaraz garatzea

horregatik adostu dugu eusko alderdi jeltzalearekin eta pserekin

euskararen alde zenbat eta jende gehiago batu hobe

hobe eta honekin abiapuntu bat

abiapuntu bat aurrera egiteko iraganeko akatsetatik ikasteko ikasteko baina ez iraganean geratzeko baizik eta aurrera egiteko

oinarrizko erdibidekoa dela baina ere bai bertan argiak jaso dira oso argiak epeekin bitartekoekin

nahiz eta erdibideko horretan ere nire kide batek esango lukeen bezala asunen bat edo beste

prest gaude euskararen alde benetan urrats eraginkorrak emateko falta diren asun guztiak

baina badakigulako azkenean horrekin herritarrak eta euskara irabazten irtengo direla baina hori bai aitzakiarik gabe

izan euskeran urrats eraginkorrak

eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan sartuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den mendia andreak dauka hitza

mila esker mahaiburu andrea egun on guztioi talde sozialistatik beti defendatu

aukera askatasuna eta hauxe gauzatu egin ahal izango da gaztelera eta euskararen bizikidetza askea hobetzeko asmoa badago logikoki hizkuntza biak bizitzaren arlo guztietan egon behar dira eta batez ere administrazioek

hizkuntza euskera aukera askatasun hori bermatzeko betebeharra

sinatu dugun erdibideko zuzenketak hainbat kontu biltzen ditu modu zabalean alde batetik osakidetza erakunde publikoan euskararen normalizazioa

ekartzeko eta aurrekoaren ebaluazioan oinarritutako plan berri bat egiteko

izan beharko ditu zeinen artean osabideren euskarazko bertsioa sortzea egongo den eta erdibidekoa jasotzen du baita ere osasun sailak aurkez dezala hiru hilabetetan osakidetzan dauden tresna informatikoen bertsio elebidunak sortzeko aukerei buruzko ikerketa bat

sustapen kanpaina bat egin dadila eskatzen dugu gure taldetik uste dugu erdibideko honekin mantentzen direla emandako urratsak eta aukerak zabaltzen dira hurrengo hilabeteetan eztabaidatzeko eta proposamenak egiteko euskararen

osasun zerbitzuan eta urrats horiek adosteko noski guretzat oso garrantzitsua delako adostasun zabal bat lortzea

alorrean besterik gabe mila esker eskerrik asko mendia andrea euskal talde popularreko ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

legebiltzarkideok osakidetzan euskararen

oposaketaren emandako balorazioa hainbat alditan eztabaidatu dugu legebiltzar honetan euskal talde popularrak gai honi buruz

beste merituekin konparatuz hau da formazioa eta esperientziarekin pasa den legealdian legebiltzar honetan azken opea zela eta salatu genuen euskara erabakiorra jarraitzen zuela nahiz eta beste arazo batzuk zuzendu diodan bezala zenbait zuzendu ziren eta oposaketa fasean galdeketa itxia izatetik gai irekia izatera pasatu zen galdeketa itxiak horiek jakitea eta buruz ikastea zekarren eta horrela

laurogeita hamar erantzun baino gehiago asmatzen zuten horren adibidea da erizaintzarako laurehun lanpostuetatik

lortu zuten oposaketa fasean guztiok dakigu aurreko ereduarekin euskara jakitea erabakiorra zela eta osakidetzan lanpostu bat lortzeko

bost puntu balio zuten eta euskarak hamazazpi hain zuzen ere sistema aldaketarekin euskara

zen arren jarraitzen zuen erabakiorra izaten

aurkeztu direnen artean beren aukerak nahiz eta esperientzia eta kurrikulum profesional ona eduki murriztu direlako beharrezkoa da

enplegu publikoan eta euskarari eman zaion gehiegizko balorazioak diskriminatorioa ez izatea lortu behar dugu

jarraian mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi ubera andrea aipatu duzu beharbada ez dela beharrezkoa izango

zuk aipatu duzu hirurogeita zazpi barra bi mila hiru dekretua dela

eta garrantzitsua da jakitea legeak zertara derrigortzen gaitu euskara planak onartuko direla euskararen erabilera normalizatzeko esaten du herritarrekiko harremanetarako bere jardueraren prozesu guztietarako

bitartekoa izan behar zela beste alde batetik esaten duzu euskararen normalizazio prozesu hau aldian aldian ebaluatuko dela

erabilerari buruzko helburuen eta lehentasun betetze maila hizkuntza eskakizunak derrigorrezko datak eta beste alde batetik aipatzen dira ere bai aplikazio eremuak dekretua hiru

lehen mailako atentzioan atentzio espezializatuan administrazio zerbitzuak eta zerbitzu orokorretan euskararen erabilerari dagokionez

erabiltzeko jarraibideak eta hizkuntza eskakizunak eta

kalitate baldintzen artean hizkuntza betekizunak jasotzea

kalitate baldintzen artean hizkuntza betekizunak egotea dekretu honek hirurogeita zazpi barra bi mila hiru dekretuak euskararen erabilera normalizatzeari

herritarrei ematen zaien zerbitzuaren kalitatea hobetzea da ulertzen duelako

komunikazioaren kalitateak bere biziko garrantzia duela eta hemen maneiro jauna nik uste dut oso garrantzitsua dela

egiten duzuena edo aurkezten duzun moduan zerbitzuaren kalitatea eta euskara aurrez

ulertu dagizuela elkarren eskutik doazela osasun arloko

dekretuak ikuspegi hori ardatzat jotzen du eta horregatik

programa kontratuetan justu kalitate parametroen artean sartu daitela euskararen erabilera neurtzeko indikadoreak sartu

bostetik bi mila hamaikarakoa izan zen eta bere tarteko ebaluazio txostenetik ateratako ideiarik nagusienetan

osakidetzako agintarien babes osoa behar duela eta beste batetik ebaluazioa bera tresna eraginkorra dela eta hobekuntza lortzeko

kontutan izan beharrekoa horregatik eskatzen dugu gaur alderdi sozialista bildu eta euzko alderdi jeltzaleak adostu dugun erdibideko

ebaluazio tresna eraginkorra delako hurrengo plangintza aldiari begira

horren azken ebaluazioa oraindik ez da egin bi mila hamaikako urrian aurreko gobernuari egin genion galdera bati erantzunez sailburuak

bi mila hamabian zehar datuak bilduko zirela eta bi mila hamairuaren lehenengo partean analisia egin ahal izango zela eta plana

egin eta bertatik ateratako ondorio eta proposamenekin hurrengo

egin dezala euskara hemen esan den moduan administrazioarentzat ez da borondatezkoa betebeharra da eta uste dugu garrantzitsua dela horretan ez erratzea borondatezkoa eta eskubidea da

betebeharrekoa eta bide horretatik ekingo du

gelditu barik hemen nire aurretik berba egin

hogeita hamar urtetan ez dela ezer egin beste batzuek

erabilera lar erabili dela eta batzuek punta batetik eta beste batzuekin beste punta batetik guk uste dugu hori kaltegarria dela euskararekiko pausuak eman dira gehiago eman behar da batzuentzat ez da nahikoa izango beste batzuentzat larregi izango da

eta gobernuaren konpromezua pausu gehiago pausu sendoak ematearen joango da borondate politikoa aipatu da ubera zuk aipatu izan duzu egon da eta egongo da ziur urkullu lehendakariak argi agertu

hemen bere kargua hartzeko hitzaldian euskararekiko

eta hauek izan ziren bere hitzak era berean

euskararekin eta elkarbizitza linguistikoarekin

gizartearen elkarbizitzarako zutabetzat hartuko dut elebitasun berdintzaile eta orekatzailean sinesten dudalako

askatasuna egiazki bermatzeko zentzu honetan gobernu berriak bere ihardunaren bidez erakutsiko du

horretarako politika ekintzaile proaktibo eta eraginkorra bultzatzea planteatuko dut sendotasun osoz aurrera egin dezagun

euskararen erabateko normaltasunera hurbil gaitzan

politikoa argia da euskara hogeita bat txostenean beste alde batetik esaten denez euskararen bizi berritze prozesuan

aipatzen da guztiz beharrezkoak dira txostenaren bukaeran jasotako lehentasunezko ildo batzuek diote

irudiari prestigioa ematea euskal gizartearen kohesiorako osagai ezinbestekoa dela praktikan eta diskurtso publikoak adieraziz

esaten du hizkuntza politikaren inguruko akordiorik zabalena etengabe elikatu eta sendotzea euskararen bizi berritze eta kohesio soziala

bila hori da nahi duguna euskararen inguruko akordiorik zabalena lortzea eta horretan bat gatoz

lortzea guztiz garrantzitsua dela lehen aurreko legealdian demasiado rápido joaten ginela esaten zen gu joan ginela gobernuan baina gu ez gatoz bat

genuen baina euskara gaztelaniaz konparatuz egoera ahulean dago beraz demasiado rápido ez gu hizkuntzan normalizazioa eta euskaraz sarritan esaten dugunez progresibotasunean eta malgutasunean oinarrituta egon behar dira

gelditu barik lan eginez hizkuntza ahulen aldeko neurriak hartuz el marco jurídico que regula

jeltzaleok gobernuan gengozanean euskararen arloan zer

izango da baina bide horretatik jarraitu gura dugu oker egindakoak zuzenduz baina progresibotasunean

euskararen inguruan alderdi ezberdinen akordioa bilatuz guztiok

amaitzeko aipatu dituzuen gauza batzuei komentario batzuk

garrido andrea faltsua da erabakiorra izan dela euskara

erabakiorra izan dena da espezialitateko edo arloko azterketak gainditzea guk beti defendatu izan dugu

egin dituztenak eskarmentu gehien dutenak eta gainera euretariko batzuk euskaldunak direla ubera andrea krisia aitzakitzat

zoritxarrez ez da aitzakia errealitate krudela baino maneiro jauna bat gatoz zuk hasieran eta beste eztabaida batean planteatu izan duzun apelazio batekin

eta gure ustez amodio froga izugarri bat izango litzateke bai zuek eta bai alderdi popularrak

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandan eh bildu taldearen ordezkari den ubera andreak dauka hitza

eskerrik asko lehen ere esan dugu eta errepikatuko dut gazteleraren maila behera eskatzen dugu ez gehiago

gutxiago ere balorazio bera izatea euskarak eta gaztelerak

besterik ez legea betetzea hemen ez gabiltza eskatzen bestelakorik eta hori da eskatzen duguna berdintasuna berdintasuna osasun sistema

egiten denean ere zeren guk behintzat oso oso garbi daukagu ahalik eta

izateak osasun sistema publikoaren kalitatean hobetuko dutela kalitatea dutela eta pentsatu nahi dut guztiok horretan bat egiten dugula eta herritar guztien eskubideak errespetatu nahi ditugula baita hizkuntza eskubideak ere berdintasuna

horrela benetan guztiok nahi dugun osakidetza hori lortzeko hurbila gertukoa herritarrak gustora sentituko direna berdintasuna

eskatu nahi dugu eta bermatu nahi dugu herritarrentzat edozein herritar bere sendagilearengana edo eta dena delako zerbitzura gerturatzen denean

lasaitasun osoz aukeratutako hizkuntzan hitz egiteko eta gaur egun hori ez da gertatzen eta hori da errealitate gordina eta

eman behar diogu zeren hemen berriro esaten dugunean konpondu beharreko hutsune hori eta buelta eman behar dugula salatzen zaigu behin eta berriro salatzen gaituzte inposizioaz inposizioa ezarri nahi dugula guztiz kontrakoa aldarrikatzen dugunean berdintasuna

aldarrikatzen dugunean eta lehen aipatu dut guri oso ondo iruditzen zaigu herritar bat bere osasun zentrora hurbiltzen denean gaztelera aukeratzen badu eta gazteleraz hitz baldin badu baina hori ez da gertatzen euskara aukeratzen duenarekin eta hori ez dago bermatua eta hori da errealitate gordina

eta guk errespetatzen dugu herritarren aukera hori errespetatzen dugu

errealitate hori herritarren aukera hori errespetatzen du alderdi popularrak errespetatzen du horretaz ari gara hitz egiten

euskara aukeratzeko euskara eskubidea hizkuntza eskubidea errespetatzen duzue hori da hemen mahai gainean eztabaidan dagoena

euskararen normalkuntzan sakontzeak ez du esan nahi

ez hemen eztabaida ez da euskara gazteleraren kontra jartzea

horretaz hitz egiten eta

ez hemen borondate politiko kontua da eta borondate politikoa oraintxe bertan aipatu dudan errealitate hori aldatzeko

oso gordina da eta gaur egun gertatzen dena da eta niri ere gertatzen zait nire umeekin noanean nire osasun egokitzen zaidan osasun

lasaitasun osoz eta nahiz eta nire hizkuntza nik aukeratu dudan hizkuntza euskara izan bizitzeko lan egiteko

eta hori da errealitate gordina eta hori da hori aldatzeko behar dugu borondatea

hemen asuntoa da urrats eraginkorrak ematea eta horretarako bitartekoak jartzea

baina beste zerbait falta izan da eta horrek eragin du gaur egun gauden egoeran aurkitzea

oso ondo daude eta beharrezkoak dira baina adostasun zabal horiek

ez baldin badituzte neurriak ez baldin badituzte eta bitartekoak ez baldin badituzte

aurrera egingo eta herritarren eskubideak hizkuntza eskubideak ez dira errespetatuak izango eta hori da hori da esku artean daukaguna beraz gaurkoa guk eta gaurko proposamena erdibidekoa abiapuntu bezala hartzen dugu inflexio puntu bezala hartzen dugu aurrera egiteko eta eskatzen dioguna gobernuari aprobetxatuz hemen dagoela darpón jauna

borondate politikoa osasun sistema publikoan osakidetzan herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzeko euskalduntzeko euskara aukeratzen duten herritarrek

izan dezaten eta hori da egin behar duguna

arduraz jokatu daukagun errealitate horri buelta emateko eskerrik asko
eskerrik asko ubera andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

berriro irakurri dut erdibidekoa eta ez dut ikusten inondik inora

nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

rebeka andrea alde batetik zuek aipatu duzue ea alderdi popularrak errealitatea errespetatzen duen edo ez begira errespetatzen gu inolako zalantzarik gabe kontuan izanik aurkeztu dugun zuzenketan

puntua dela eta sorpresa izan dut gero akordioa ikusi dudanean hiru alderdien artean puntu hori ez dut ikusi orduan gure oinarria da

horrela dela eta gure zuzenketan lehenengo puntua hori izan da

da para mucho eta beno eusko alderdi jeltzaleari esan behar diot alderdi popularrak

guk pentsatzen dugu euskararen erabilpena sustatu behar dela baina progresiboki eta hemen

izan da politika linguistika sakona egin du euskararen aldekoa

diskriminazioak egon direla hori errealitate bat da eta

euskarari gehiegizko balorazioa eman delako beste merituekin konparatuz formakuntza eta esperientziarekin

eta euskara jakitea ezinbestekoa izan da lanpostu bat lortzeko horrexegatik esaten dugu

administrazio publikoan lanpostu bat lortzeko eta argi dago euskararen erabilera bultzatu behar dela inolako zalantzarik gabe autonomia elebidun batean gaudelako

pentsatzen duzuen jarraitu behar den erritmoa guk pentsatzen dugunaren ezberdina dela eta guk alde horretatik pentsatzen dugu oreka bat bilatu behar dugula

andrea eta eskerrik asko eman didazun denboragatik guk gure zuzenketa

eskerrik asko garrido andrea mixto upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza

eskerrik asko urte dut laburra izango naizela maneiro

ez dagoela ondo ez dela zuzena esatea esan duzu hemendik jendea kanpora joan dela expulsados por no saber euskera

ia uste duzun zuk kasu honetan ere arazoa hizkuntza politika den edo lanik ez dagoela garrido andereari

dekretua indargabetu beharreko dekretu bat delako eta guretzat justu dekretu hori osakidetzan euskararen erabilera arautzeko

handia denak zuek abiadura handitzat hartzen duzuen horrek uste dut beldur ematen dizuela mendia

egon dira aurkeztu ahal izan dira nahi izan duten herritar guztiek beti egon dira herritar guztiei irekita eta

politikoa argia da euzko alderdi jeltzalearena argia da eta beti izan da euzko alderdi jeltzalearena urkullu lehendakariarena
darpón sailburuarena eta gobernu honena eskerrik asko eskerrik asko

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai

hamaika ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena bakerako eta elkarbizitzarako lantaldea sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

talde sozialistaren ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko pastor jauna zurea da hitza